guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

seigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gipuzkoako foru aldundiak dekretatutako

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd taldeak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko maneiro jauna nahi duzunean

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna maneiro

udalerriek euskal herrian berebiziko garrantzia izan dute herriaren bizimodua antolatzeko eta arautzeko gure orografia eta bestelako ezaugarri geografikoak eta sozio ekonomikoak itxuratu dute gure udalerrien mapa seiehun eta laurogeita sei udalerriek

aldi berean tokiko biztanleei ematen dizkien berariazko nortasuna ohiturak jarduera ekonomikoak eta euskalkiak besteak beste ezaugarri bereizgarri horiek aitona amonengandik jaso ditugunak

herritar askorengan horiek dira ausartegien eta udalerrien izanaren sorburua eta udalerriak historia luzekoak dira

aldaezinak noski urteetan barrena aldatu izan dira arrazoi militarrengandik

erlijiosoengatik sozialengatik eta gehienetan arrazoi politikoengatik hala ere udalerria izan da

oraindik herritarrengandik gertuen dagoen herri administrazioa neurri batean udalerriak dira ongizatearen kudeaketarako oinarrizko lurralde unitateak faxismo garaian araban bizkaian eta gipuzkoan berrogeita hamar udalerri baino gehiago anexionatu ziren udalerri handiagoetara biltzeko

urte horietan mila bederatziehun eta hogeita hemeretzigarrena urtetik mila bederatziehun eta laurogeigarrena urte bitartean

indarrez eta agintekeriaz antolatzen zuten lurraldea nahi zuten moduan faxistak izan dira euskal herrian udalerri anexio gehien behartu dituztenak diktadura faxistak

bakar bat ere ez gertatu kasualitatea ote maneiro jauna

baina lurraldearen antolamendua ez zen berehala aldatu faxismoaren lorratzak oraindik orain

antzeman daitezke ere faxistek eragindako kalteak konpontzea ez da erreza igeldoren kasua ez da horrela aspalditik datorkigu

mendean nafarroako antso seigarren antso jakitunak hiri gutuna eman zion donostiari

udalerrien legeak ahalbideraturik igeldo udalerri bilakatu zen nahiz

berriro lotu zitzaion gure garaiotara etorrita igeldo zenbatu gabe mila bederatziehun eta laurogeita bostgarrena urtez geroztik hemezortzi udalerri

euren lehengo udalerrietatik araban bizkaian eta gipuzkoan

arratzu astigarraga baliarrain ikaztegieta iurreta forua gaztelu kortezubi lasarte oria leaburu murueta nabarniz orendain zierbana

faxistek inposatutako anexio haietatik batzuk atzera desegin dira mila bederatziehun eta laurogeita seigarrena urtez geroztik batzuk

egindako desanexio gehienetan oinarrian herritarren antolakuntza eta eskakizun irmoa egon izan da

ez dakit ba aieteko txikiaren kontuak izango dira hauek

esaten nuen faxistek inposatutako anexio haietatik batzuk atzera desegin egin direla eta gehienetan

oinarrian egon da herritarren antolakuntza eta eskakizun irmoa

legebiltzar honetan desanexionatutako udalerriko herritar bat edo beste badagoela gutxienez nik dakita jaurlaritzaren

berak nik baino hobeto azal ditzake desanexioa nahi izateko sakoneko arrazoiak zeintzuk diren seguru alansotegik barakaldotik independentzia lortu zuen mila bederatziehun eta laurogeita hamaikagarrena urtean horrela da lehendakari jauna ezta desanexioa txarra al da

herritarrengandik hurbileko gobernuak maneiro jauna printzipioz eraginkorragoa eta demokratikoagoa izateko aukera hobeak

herritarren partehartzea alabaina alabaina espainiako politikagintza ustelik dago

espainiako politikariek uste baitute herri administrazioaren jabe direla kasurako nafarroa garaian ikusten ari gara nola eskuina eta ezkerrak elkartzen diren hobezteko espainia beltza espainia

madrilen esanetara bildu dira ustelkeria babesteko hori da maneiro jauna zure erresuma maitatuaren egoera baina hemen hemen ez hemen ez maneiro jauna hemen hautetxiok

erakunde publikoetan interes partikularrak defendatzeko eh bildukok behinik behin ez zure proposamena funtsik gabekoa da helburu bakarra baitaukazu gatazka igeldoko herritarren gehiengoak

horrela adierazi du bozketa bidez auzi honetan maneiro jauna erabakitzeko eskubidea baino partehartzea

eztabaidagai nago maneiro jauna argiak hala uzten baldin badit ogibidez

eta garaiaz erratu zarela erosoago biziko zinateke garai bateko orden publikoko

legeak eta federalismo simetrikoa zaintzeko

garaikidea baino anexioen garaikoa zara zu itxura denez erakunde publikoen aldetik igeldoarren erabakia

horrela bi mila hamar urte horretan gipuzkoako aldundiak argitaratu zuen sei barra bi mila hamar foru dekretuak

maneiro jauna bi mila hamarean dekretuz eragotzi behar izan zuten igeldoren desanexioa jakina denez une honetan igeldo udalerrietan bereizketa prozesua etenik dago

administrazioarekiko auzien salaren aurrean elegitea aurkeztea gipuzkoako aldundiak erabakitakoaren aurka horren ondorioz igeldoko udalerriaren eraketa bertan behera geratu da behin behingoz auzitegiak bere epaia eman arte izan ere oraindik epaia ez baitu eman auzitegiak maneiro jauna auto bat atera du

desanexioa gaztelaniaz irakurri dugu auzitegiak kaleratutako autoaren euskarazko bertsiorik

ez baitugu aurkitu berriro ere euskaldunen hizkuntza eskubideak isiltasuna mesedez

kasu honetan are larriagoa dena justizia auzitegiaren eskutik auzitegiak seguru asko gaztelania hutsean aldundiak lege barruan jokatu ote duen erabaki arte igeldok

itxaropena da auzitegiaren ebazpena hurrengo udal eta foru hauteskundeen ondoren iristea horrela agian aldundian aldaketak gerta litezkeelakoan alferrik

udalerri askea izango da herritarren gehiengoak

anexioa bakan batzuen interes ekonomikoen indarraren edo agintekeriaren ondorioa baita bada diferentziarik

inposaketatik askatasunera alegia

legez besteko proposamena igeldoko udalerriaren nahiak zapuztu nahian horrek ekarri digu eztabaida

legebiltzarkideak aurkeztutako legez besteko proposamen horretan bere erretolika

en fin astunarekin eskatzen digu igeldoren desanexioa arbuiatzea zeren eta ekonomikoki ez eraginkorra

sozialki kaltegarria legearen arabera irregularra eta formalki demokraziaren aurkakoa baita
arranopola maneiro jauna amaitzen joan isasi jauna nondik atera du berorrek

eta demokraziaren aurkakoa legebiltzarkide horri ez zaio inporta igeldoko eta donostiako bizilagunen egoera

ez zaio interesatzen urteetako eskakizuna zertan den eta konpondu

gatazka besterik ez zaio interesatzen legebiltzarkide horri

harago askatasuna maite dugu eta seguru gaude igeldo

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

hasi eta nik kontrolatu dizut arratsalde on guztioi gracias señora presidenta

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza

nos lo está complicando muchísimo gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

beno ba

a bai bai badaukagu gaurko gaia lantzen ari naizela igeldokoa alegia nonbaiten irakurri dut

edozein adostasun ona da esaldia deigarria egin zait esaldi hori donostiako alkatearen ahotan alde batetik neuri edozein adostasun

ezta pentsatu ere baina eta batez ere izagirreren ahotan jartzen zuelako esaldia albiste agentzia batek

zerbait egon ez bada inondik inora izagirreren eta bere talde politiko osoaren aldetik adostasunerako borondatea ez delako egon justu

zenbait gaietan erdiko kaletik jotzekoa inoren beharrik gabe bestearekiko izan hau pertsona talde alderdi politiko zein erakunde begirunerik

hartu gabe komeni ez zaizkionean behintzat jakina komeni baldin bazaizkio orduan bai lortu denaren edo gutxienez lorpenerako ahalegina

eta hortik aurrera hor konpon mari anton ezker abertzalea ona da erdiko kaletik jotzen eta alboetara gutxi begiratzen ez daukala gehiengorik zein dira ba gainontzekoak norbera baldintzatzeko zerbitzu juridikoek kontrakoa esaten dutela

prozedurek bere martxa behar dutela izorra daitezela prozedurak

ez da inoiz eman bilduren aldetik ez aldundian ez donostiako udaletxean ez inon elkarrizketarako eta adostasunerako asmorik

gertatutako guzti horretan berak zerikusirik izan ez balu bezala aurkeztu bere burua donostiaren aldeko donostiako alkate peto peto modura

gipuzkoako batzar nagusietan bandera espainolaren inposizioa dela eta eztabaida horrek burura ekarri dit nola orain urte batzuk markel olano aldun nagusi zela

jaso zuenean inposizioa salatzeko foru aldundiak ekitaldi bat antolatu zuen plaka bat ezarriz gipuzkoako plazan ikurrina batzuk behintzat ikurrina bizkar gainean hartuta han ginela jende artean zebiltzan itsas aurrekoak igeldoren desanexioaren asmoaren lekukotasuna ematen eta paperak banatzen ikusi genituen itsas aurrekoen artean juan karlos izagirre orain donostiko alkate

alkate txirrita baten mingain zorrotzak bertsoak botako lituzke beharbada guztionen inguruan eta

hernaniko baserritik hartu zuen txirritak baino jaio lujambio ereñotzun jaio zen

hain zuzen ereñotzuk ere badu guzti honetan txirritaren sorleku izateaz aparte jakina bere lekua bi mila hamareko urrian

eneko goiak ereñotzuko toki entitate txikiaren eraketaren berri ematen zuen gestoraren eraketa zein izango ziren entitatearen eskumenak eta abarrak azalduz

aldundian eaj zegoen donostiako alkatetzan alderdi sozialista ahaztu gabe aralar eta alternatibarekin gobernu koalizioan eta hernaniko udalean ezker abertzalea anvren izenean marian beitialarrangoitia bera alkate izanik honela zion beitialarrangoitia alkateak aldizkari batean

eta hori bertako auzokideen herritarren eta udalaren artean eztabaidatu beharko dugu eta bis bat egingo dut

bertako auzokideen herritarren eta udalaren artean eztabaidatu behar dugu beraz ereñotzuren kasuan ezker abertzalearentzat bazegoen toki entitate txikiaren formularen bitarteko irtenbiderik

bazuen zer esanik herriak berak ez ezik igeldoko kasuan donostiak izan ez duen aukera ez behintzat udal batzarraren gehiengoak udal gobernua berriz itsuarena egiten ibili den bitartean eta aldundiko antzokiko banbalina atzean

jakina da igeldodarrek izaera berezia dutela eta nabaria da ez daudela eroso donostiako udalarekin dituzten harremanetan tira

eajk donostiako udalean egin zuen proposamena eta orduan bai alderdi sozialista bai ea alde atera ziren juan karlos izagirre zen mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian itsas aurreko bozeramaile

hau da alderdi sozialistak eta baita aralar eta ezker batuak gero

egin igeldok toki entitate txikiaren eskutik igeldotarrekin adostutako autonomia maila bat izan zezan

udaletxera hauteskundeak irabazi ondoren sémper jauna hauteskundeak irabazi ondoren diot berriz eta

alderdi jeltzaleak gure asmoa azaldu genion azaldu zion bilduri behingoz auziari helduz irtenbide adostu eta egoki bat lantzekoa hernaniko ereinotzun bezala toki entitate txikiaren bitartez izan zitekeena

gai hori lantzeko prest geundela baina behin baino gehiagotan gaia atera bada ere ez alkateak ez bere gobernuko beste inork ez du igeldo

ezker abertzaleak foru aldunditik kasu honetan alde bakarreko bideari ekin dion arte

ona den baieztapen hori dezente faltsua geratzen da gauzak isilpean iruzur eginez atzetik

dezente faltsua delako adostasunetarako deia egitea hitz gutxitan kontatu ahal daiteke zer gertatu den itxas aurrek aspalditik du igeldo donostiatik bereizteko asmoa

itxas aurrek helegitea ezarri zuen donostiako udala pertsonatu zen demandatu gisa aldundiarekin batera orain gutxi sententzia hurreratzen ari zela eta

eta donostiako alkatea isilik izanik gutxienez publikoki

ba bada ezpada ere suspentsioa etenaldia eskatu zuen

berezko ahalmenik beraz udalbatza osoko bilkurak

baliogabetzeko eskatu zuen eta jarduteko agindua eman prozeduran nahiz eta bitarte horretan foru aldundiak dekretu berri bat eman duelako azkenean auzitegiak bertan behera utzi zuen prozedura

uda aurretik aldundiak adierazi zuen herri kontsulta bat egiteko asmoa

kontsulta ez zela izango loteslea eta donostiako udalbatzarraren gehiengoaren iritzia ere ez zela izango loteslea gaineratu zuen aldundiak eta azkenean gertatu dena da

ez herri kontsultan igeldo herri izateari buruzko iritzia soilik eskatzen zen bai edo ez

atera zen bai foru aldundiko bai udaleko zerbitzu juridikoak esan den bezala ezezko txostenak eman dizkiote foru

berri honi eta donostiko udalbatzako gehiengo batek helegitea ezarri du horren kontra

udal taldea tarteko guretzat auzitegiena ez da izan gustuko bidea baina bilduren jarrerak ezker abertzalearen itxikeriak eta azpijokoek zoritxarrez ez dute

eta orain igeldoko auzia auziperatuta dago ikuskizun da zer gertatuko ote den eta etorkizunerako zein bide geratzen ote zaion igeldori aipatu den lege berri hori ere tarteko dela hori bai ezker abertzaleak ahaleginak egin dituela saltzen saiatu da beti bezala kasu honetan diru publikoz

ahal izango dituztelakoan saiakera honetan ere bere biziko

ezker abertzalea eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna

eskerrik asko eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea

argitasunak laguntzen duen kasu honetan eperraren hegaldia laburra da maneiro jauna eta gehienetan alperrikakoa ere egia esan nik ez dut ulertzen

gairik ekartzea osoko bilkurara eta beste kontratazio publikoetako hezkuntza baldintzak batzordera bidaltzen duen baina beno demagun ondo dagoela eta erro sakoneko gaia ekarri duela maneiro jaunak legebiltzar honetara hara

argi dago ez daukadala argia nire alde hala ere jarraituko dut

hemen legitimotasuna eta legearen

demokraziaren ikuspegitik ulertzen ez dudana da ibili naiz eustaten

orrialde batean agertzen dira geratutako desanexioak eta anexioak

aieteko txikiak gobernatzen zuenean urte horietan berrogeita hamar anexio baino gehiago gertatu izan ziren ez dut ulertzen ez dut ulertzen bere burua demokratatzat duen es que aieteko txikia aipatu eta argia joan bat

diktadura faxista batean hartutako erabakiak nola ez ziren utzi bertan behera

nola izan daitekeen balio juridikoa izateak urte haietan egindako anexio guztiak

ze beste batzuen hemen delirioak igeldon esperimentu bat egiten ari garela eta egitekotan nafarroan egingo dugu etxarri aranatzen

baina herritarren aspaldiko nahia betetzen ari gara ondo ala gaizki baina horretan hori da gure saiakera beraz demokraziaz hitz egiterakoan

garai hartan hartutako erabakia balio juridiko gaur egun izateak lehen esaten nuenean lorratzak

faxistek erabakitakoa gaur egun indar juridiko politikorik izatea

eta sémper jauna liberal batek

diskoz aldatu badituzu erreferentzia historikoak liberalen erreferentzia historikoak

erretorika jantziagoa zoldaz betetako

baina hori bai faxismo garaitik aurreko liberal haienak

ez da eredu oso argia hemen eztabaidan dagoena ez da

beste kontu bat da egoera zertan den egoera benetan auzitegian dagoela

bilduk zerbait inposatu du ez auzitegian dago

autoa horrek bere bidea egingo du nik esan dut eta esaten dut bat izan dela hau da luzamendutan ibili

guztiz legezkoa da eta guztiz demokratikoa akatsak gora behera baina hori ez da zalantzan jartzen talka bat izan daiteke eta bestela autoa irakurri nik erdaraz irakurri dut euskaraz ukatu egin didatelako

hor etena dagoela sei barra bi mila hamar dekretuak bertan behera utzi zutelako eta ikusi

hortik aurrera ikusiko dugu baina sakoneko gaira iritsita lehen komentatu izan du hemen aipatu izan da ereñotzuren kasuan ereñotzuren kasuan

eta kudeaketarako eta hemen dago aipatu izan den garai hartako hernaniko alkate andrea eta bi mila seigarrena urtean

aralarreko kideek eskatu zuten itziar eta igeldoren desanexioa

eta konpontzeko lehen esan dut eta intsistentziaz eta nik uste dut alderdi jeltzalekoek hori ere badakite orain ez bada

ikus izan dugu eta askok ezagutzen ditugu desanexionatutako

egingo diogu iruditzen zaigu maneiro jaunak engainatu dituela sozialistak ez du zentzurik

horrelako proposamena gaur egun ganbara honetan eztabaidatzea

historikoki begiratzea irakurtzea maneiro jauna bai anexioak gertatzen ziren
berrogei urte isasi jauna amaitzen joan mesedez bai amaituko dut mahaiburu andrea bakarrik

emango diegu proposatutako erdibidekoa eta alderdi jeltzalearen

eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza corcuera andrea zurea da hitza

eta eta ezker abertzaleari esango nioke

inposaketa hitza ez nuke erabiliko kasu honetan egia da igeldotarrek

emateko aukera izan dutela neurri batean baina bai azpijokoz hitz egingo nuke eta hori da bilduk han eta hemen

nolabaiteko iruzurra eta besteak aintzakotzat ezartzea baina hanka sartze bat nire ikuspegitik egin baldin badu ezker abertzaleak igeldoko kontu honetan da beste gainontzeko hauei gaur arratsaldean ikusi dugun bezala arrazoia ematea

ematea erabakitzeko eskubidearen fribolizazio ariketa hutsa eginez autobonbo eta propaganda diru publikoz ordaindutako autobonbo eta propaganda ariketa merke bat egiteagatik igeldo kataluniarekin edo eskoziarekin

ezbaian jartzea erabakitzeko eskubide kontzeptuaren funtsa bera

bozketa hasi baino lehen guztiok txartelak aterako ditugu eta berriro probatuko ditugu berriro sartu

funtzionatzen duten lehenengo bozketa

ondo ateratzen den aber

bototara jarriko dugu mistoa upyd euskal talde popularrak eta euskal talde sozialistak itxi duten erdibideko zuzenketa

bozkatu dezakegu a ver a ver

orain baliokoa izango da inor ez dadila nahastu

bosketaren mesedez bosketaren emaitza onako izan da

a ver a ver eh berriro hasiko gara bozketa a mano alzada egingo dugu eta egingo ditugu bozketa guztiak erdibideko zuzenketa

emaitza onako izan da emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez berrogeita zortzi ondorioz ez da onartu jarraian

osoko zuzenketa bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

vale emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ondorioz

euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

ez da onartu euzko abertzalearen osoko zuzenketa

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena fagor etxetresnak enpresako kooperatibista hartzekodunen arazoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda reyes jauna zurea da hitza

reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal tadel popularraren

eskerrik asko barrio jauna mistoa

eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de muniain zurea da hitza

mantentzearen proposamena izan ere fagor eta edesaren hartzekodunen konkurtsoak

harira izan ere uste dugu tokatzen dena dela aterabide globalak bilatzea

beharrezkoa dela plan jakina egitea enplegu duina eta kalitatezkoa oinarri moduan izango dituena

zaindu beharko lituzke jarduera industriala kaltetua izan ziren zonaldeak horien berrindustrializazioaren

badirudi orain fagor banatua eta saldua izango dela eskaintza onena egingo duen erosleari oraindik ez dago ezer jakinik baina zurrumurruak hor daude

etorkizuna ez da oraina baina hobeagoa izango eta gaur egun tristea da ikustea kooperatibistak lanik

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on gaurkoan ere berriro fagor elektrogailuen auziaren harira sortu diren egoera ezberdin ugarietako bat dugu esku artean

duten ertz ezberdinak pertsona edo talde bakoitzari eragiten dizkieten arazoak ikuspegi ikuspuntu abiapuntu eta helmuga ezberdinak dituzten

marraztu behar diren egoera ugariak dira menpeko ekarpenak dituztenak dirua zor zaielako beraien negozioak mantentzeko arazoak izan hornitzaileak fagor elektrogailutako dependentzia nabarmena zuten beste kooperatiba eta enpresek bizi duten egoera bazkideen birkokapenak bazkide ez diren langileen egoera lagun aroko kide izan edo segurtasun sozialeko

dauden aldeak birkokapenek direla eta beraien lanpostuak kolokan ikusten dituzten aldi baterako langileak birkokapenak eman diren kooperatibetako lehiakortasunak izan ditzaken eragin eta kezkak

ezberdinak laguntza publikoak ogasunarekiko zorrak azken urteetan beste kooperatibak eginiko ekarpenak kooperatiba hauetan sortu dituzten edo sor ditzaketen egoeraren ondorioak eta zerrenda honi

ziurrenik ertza hauetako gehienak edozein enpresa hartzekodun lehiaketa batetara

beste batzuk aldiz kooperatiba batez aritzeak onerako edo txarrerako

legebiltzar honetan kasu hauetako asko hizpide izan dira bai osoko bilkuran bai batzordetan galdera legez besteko proposamen interpelazio edo agerraldi modura

bazkideak kapital sozialari legez egitera behartuta dauden aportazioez gain bazkide langile edo jubilatuak eta bazkide kolaboratzaileak kapital sozialari borondatez eginiko ekarpenetaz ari gara ekarpen hauek batzar orokorrak onartutako eta ezarritako baldintzetan eginiko ekarpenak dira bertan onartutako erretribuzio mota

estatutuetan araututako dagoen eremuan guzti honek situazio ezberdinak marrazten ditu eta kooperatiba legeak kooperatibatako estatutuak eta batzar orokorrak ipinitako akordioan arau era

gaituzten egoerak dira une honetan hartzekodunen legearen arabera kudeatuko direnak eta horren arabera konponbide juridiko ezberdinak izango dituztenak

bata beste egoera guztiek bezala kolektibo eta pertsona konkretuen egoeran eta bizitzengan eragina duena bestea ikuspegi orokorrago batetik hartuta

ekonomikoan eragina duena hau da kooperatiben finantziazioan eragina duena orain arte esandakoak esanda eta agerikoa den arren

zehaztea bizi dugun egoera ekonomikoan hartzekodun lehiaketara behartuta dauden enpresa kopurua behera doan arren

asko dira bai inguruari begira sortzen dituen ondorioekin

galerarekin edo gutxienez larritasunarekin fagor elektrogailuen egoera inguruan izan daitezkeen jarrera eta bideak ere testuinguru honetan kokatu beharko genituzke ikuspegi orokorrarekin eta konponbide saiakera orokor baina konkretuarekin

kasuaren joko zelaia eta joko arauak ere nahi edo ez nahi gustuko izan edo ez izan nahiko mugatuak daude hartzekodun lehiaketa bateko mugen barruan mugitzen gara eta hartzekodun lehiaketa batek markatzen dituen arauak ditu

ñabardura edo hain ñabardura ez diren aipamen hauek gaurko kasurako eta planteatzen diren beste iniziatiba guztietarako ere baliagarriak eta kontuan hartu beharrezkoak direla agerian jarri ondoren legezbesteko proposamena jasotzen dituen hiru puntuetara zentratuko naiz hain zuzen ere

ordaindu plataformakoen agerraldia izan genuen garapen ekonomiko eta lehiakortasun batzordean

plataformako kideek beraien egoeraren azalpenak eman ondoren eskaera garbia egin zuten legebiltzar honetako taldeei beraien egoera kontutan izanda babesa eskatzen ziguten eta mccri auziari konponbide bat bila

geniezaiola eskatzen ziguten gainera azpimarratuz batez ere hurrengo egunetan korporazioko kideekin zuten bilerarako nahi zutela ordu hartan

beraien eskaeraren premiak ahalbideratu edo posible egiten zuen modura gerora

dugu aipatutako batzordean talde gehienek adierazi bezala eta han esandakoaren harira proposamenaren bigarren puntuan eskatzen zaio kooperatibismoaren muga eta esparru barruan arazo honi konponbidea ematen saiatu dadila eskaera horrek barnean edo jarraian solidaritatea ere aipatzen du eta matizazio honen inguruan ere aipamenik egingo nuke

egitea libre izanik sentsazioa daukat zenbait kasutan agian nire sentsazioa besterik ez da izango

erraza egiten zaigula sentsazioa daukat sarritan orokortasun horri aurpegi eta begiak ez ote dizkiogun jartzen edo ez ote dizkiogun jarri nahi ez ote den komenik mila berrehun kooperatiba multzo bat besterik ez dela ulertzea

kooperatibek osatutako zerbait dela ulertzea aldi berean kooperatibisten esfortzuari osatutako kooperatibaz azken finean

beraien bizitza eskaini dioten pertsonak beraien arazo eta ikuspegia dituzten pertsonetaz ari garela ulertzea

hutsala iruditzen ez zaidan bezala kooperatiben ezaugarri den solidaritateari erreferentzia egitea iruditzen zait agian inork gutxi garela gure eskaera luzatzen

kooperatibistei solidaritate lezioak emateko

aurrez gertatu den modura fagor elektrogailuen kasuan ere kooperatiba ezberdinek beraien irabazietatik emaniko diru kopuru handiek hori agerian uzten dute kooperatibista ugarik beraien antizipoetatik zati bat eskaini eta fagor elektrogailuak kooperatiba salbatzeko eginiko ahaleginak ere hori agerian jartzen duen moduan

norbere kooperatiba eta ogibidea kili kolo jartzeraino beraz solidaritateari erreferentzia eginez leziorik eman gabe apaltasunez eta solidaritatea bere zabaltasun guztian inork baino gehiago aldarrikatu eta praktikan jarri duen mila berrehun osatzen duten kooperatibista guztiei

eskatzen diegu elkarren artean arazoa bizi dutenen artean eta konponbidearen zati izan daitezkeenen artean

gaur beraien aurrezkiak galtzeko zorian daudenen artean eta har ditzaketen zenbait erabakiren ondorioz

iritsi diren egoerara iristeko historiak jarraitu duen bidea egokien ezagutzen dutenen artean

eta orain larritasunean argi izpirik ikusten dutenen artean ziur solidaritatea zentzu horretan ulertuz gero kasu konkretu honi eta beste askori ere

aurrerantz begira ere jomuga garrantzitsua izango da aurrez esan bezala agerraldian izan ziren ordaindu plataformako kideek egindako eskaera legebiltzar honek mccri eskera luzatzea izan zen

beste eskaerarik ere luzatzen diogu lehenengo puntuan bi erakundeei

eskaria bideratzen zaien erakundeei eskaera luzatzerakoan

eskatzen zaie arau jokoak ezarritako mugak ere agerikoak dira arazo konkretuei erantzuna emateko ikuspegi orokorra

behin eta berriz adierazi eta frogatu duelako eusko jaurlaritza ikuspegi horrekin eta bide horretan ari dela beraz ezer berririk ez diogu eskatzen foru aldundiari dagokionenean ere konstantziarik ez dudan arren

ez denaren epairik egiteko arrazoirik ere ziur naiz beraien ustez bide horretan ari direla asmatu edo ez

lehen puntu horretaz beraz orain eta orain arte modura arau jokoetara egokituz joko zelaia ezagutuz eta kontestu orokorra beti presente izanez jarri dezatela eskatzen diogu jaurlaritza eta aldundiari amaitzen joateko aurrez aipatzen nuen

merezi du aipamenik horregatik legezbesteko proposamenaren hirugarren puntua jasotzen duen moduan egokia izan daiteke

kasu konkretuetan zentratu gabe eta orain arteko izan dituen akats eta onurak kontutan hartuta kooperatiba legearen

aprobetxatzea eman daitezkeen gogoetak burutzeko kooperatiba bateko bazkide langile ekintzaile eta enpresario

jokoan dituzten kapitalarekiko arriskuak aztertu asmoz egun legediak kooperatibentzako zehazten dituen finantziazio bideak aztertu sakondu eta ahal den tamainan sendotuz eta zergatik ez posible den neurrian

horren alde apustu egiten dutenei segurtasuna nolabaiteko bermea

esker eskerrik asko urkola jauna erantzunen txandara pasatuz

eskerrik asko reyes jauna barrio jaunak ez du hitzik hartuko eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna

eskerrik asko lópez de munain urkola jaunak ez du hitzik hartuko

pasako gara bozkatuko duguna da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

botoak hirurogeita hamaika bai berrogeita hamabi abstentzioak

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrenda agortuta